osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako puntu bakarra bateraezintasunen behin behineko batzordeko kideak izendatzea

artikuluan jasotakoari jarraituz legebiltzar taldeetako bina kidek osatuko dute bateraezintasunen behin behineko batzordea legebiltzar taldeek honako ordezkari hauek hautatu dituzte euzko abertzaleak taldearen ordezkariak kerman orbegozo uribe eta joseba díez antxustegi

elizondo euskal sozialistak taldearen ordezkariak gloria sánchez martín eta alberto alonso martín

iu taldearen ordezkariak iñigo martínez zatón eta gustavo angulo garcía

vegas eta mistoa taldearen ordezkaria amaia martínez grisaleña

legebiltzarra ados badago bateraezintasunen behin behineko batzordea onartu egin da

osatuko dute besterik gabe gogorarazi nahi dizuet bateraezintasunen behin behineko batzordearen

amaitu eta berehala jarraian egingo dugula eta besterik gabe bigarren aretoan izango da